legebiltza jaun adreok asiera eman diogu osoko bilkurari

reyes martín euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak aurkeztua zientzia teknologia eta berrikuntzaren euskal sareari

mozioari dagokionez behin betiko ebaztea ekainaren hamairuko osoko bilkurako bozketan izandako berdinketak erregelamenduaren

euskal sozialistak eta eh bildu taldeak aurkeztutako erdibideko zuzenketaren bozketan

berriro ere egingo dugu erdibideko zuzenketaren bozketa bozkatu dezakegu

hogeita hamazazpi ondorioz erdibideko zuzenketa ez da onartu jarraian euzko abertzaleak eta euskal talde popularrak sinaturiko erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu emandako

hogeita hamasei ondorioz onartuta geratu da erdibideko

gai zerrendako lehenengo puntua bateraezintasunen batzordearen irizpena

eztabaida eta behin betiko ebazpena batzordearen kideren batek alde edo

ez besterik gabe bateraezintasunen batzordearen irizpena bozkatuko dugu irizpenarekin zerikusia duen legebiltzarkideak izan ezik gainerakoak

emandako botoak hirurogeita hamabi bai hirurogeita hamabi

gai zerrendako hirugarren puntua lehenbailehen eztabaidatzeko

legez besteko proposamena frankismoaren krimenen aurkako lau mila bostehun eta laurogeita hamaika barra hamar kereilari buruz

ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal sozialistak taldearen ordezkaria unzalu jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on guztioi lehendakari sailburu

y nada más muchas gracias eskerrik asko unzalu jauna eh bildu taldearen ordezkaria arzuaga jauna zurea da hitza

la impunidad de estos crímenes ez dira nire hitzak amnistia internazionalek esan du hau eh bildurentzako guztiz

amnistia internazionala ez da talde edo instituzio bakarra hau eskatu duena nazio batuetako giza eskubideen komiteak bere kezka agertu du mila bederatziehun eta hirurogeita hamazazpiko amnistia

gizateriaren kontrako krimenak ez direla inolaz ere preskribatzen nazio batuetako giza eskubideen komiteak delitu hauek ikertzea

eskatzen du horrela trantsizioak frankismoaren krimenen errugabetasuna bilatu du legegileak

hau bultzatzeko espainiar tribunalek ez dute bilatu egia ez justizia ematea estatuaren biktimei are gehiago auzitegi gorenak erabaki zuen espainiar epaileek ezin zutela ikertu horrelako

gobernuak bere partetik bere ahalegin guztiak egin ditu horrela izan dadin ikerketa zailtzeko eta frankismoaren biktimen

birgaitzea eduki ez dezaten ziurtatzeko hau horrela izanda ez da bakarrik zilegi baizik eta

edonon bilatzea gizartearen aurkako krimenek unibertsalak diren ondasun juridiko eta baloreak urratzen

zilegi eta beharrezkoa da jotzea jurisdikzio unibertsalera beste estatuko tribunaletara egia eta justizia

eta horregatik nahitaezkoa iruditzen zaigu salaketa hau aurrera egin dezan babes ematea asko hitz egiten da gaur egun ardurak eta erantzukizunak onartzeaz eta egindako kalteak aitortzeaz

hala egin zenik kasu hauetan ondorengo politikoek biktimei egia justizia eta erreparazioa eman al die eta ondorengo politikoen kontzeptua erabiltzen dudanean ez dut era figuratu batean erabiltzea nahi baizik eta era objektibo tekniko batean izan ere

aurreko gobernuen gabezi edo hutsegiteen gaineko ardura nazioarteko zuzenbidean badago printzipio bat estatuen edo

jarraikotasunarena horren arabera ondorengoek aurrekoek egindako giza eskubideen urraketen erantzukizuna dute trantsizioan jarraikotasuna eman zen

apurketa ez zen egon mozketa aurreko erregimenarekin frankoren diktadurarekin

argi islatzen da frankok nola utzi zuen boterea egungo estatuaren buruaren esku zirkunstantzia hauetan oraingo instituzio politikoek ardura dute ardura hartu behar dute eurengan bai ardura politikoak baita

ere argentinan kasu hauen instrukzioa egitea bide alternatiboa baino ez da espainiar erakundeek erantzukizuna beregain hartzea

beste norbaitek egin beharko du horregatik babesten dugu plataforma eta euren aurrera eramandako

arzuaga jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den maribel vaquerok dauka hitza

botere publikoek errespetatu babestu eta gauzatu egin behar dute giza eskubideak urratu zaizkien biktimek

besteak beste horrela jasotzen du giza eskubideen aldarrikapen unibertsalak eta eskubide zibil eta politikoen

eta europako giza eskubideen hitzarmenak nazioarteko zuzenbidearen ikuspuntutik vienako hitzarmenak dio sinatzaileak diren estatuek alderdiek ezin izango dituztela bere barnen zuzenbideko araudiak diona arrazoitzat hartu tratatu batez betetzeko justifikazio gisa are eta gehiago espainiako estatuak mila bederatziehun eta laurogeita hamazazpigarrena urtean sinatutako

barne zuzenbidearen eta itunaren artean bateraezintasunik bada barne zuzenbidea edo praktika aldatu beharko da itunaren funtsezko bermeek ezartzen dituzten

betebehar juridikoa da estatuko boterentzat eta eskakizun hau ere aplikagarri zaie epaile eta magistratuei giza eskubideen

jartzeko duten eskubideak gaur eztabaidagai dugun legezbesteko proposamenak laugarren puntuan jasotzen dituen printzipioak bermatu behar ditu hau da egia

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jaunak dauka hitza

eskerrik asko barrio jauna mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

maneiro jauna erantzunen txandan sartuz unzalu jauna zurea da hitza

eh bildu taldearen ordezkaria arzuaga jauna zurea da hitza eskerrik asko

gai hau prestatzen ari nintzenean burura etortzen zitzaidan datu historiko bat westfaliaren bakea sinatu zenean bertan esaten zen

ahaztu dezagun inork ez dezala inbokatu gerra hauetan gertatutakoa inoiz

ahaztura dekretuz eta hori da hain zuzen ere

gloria es lo que parecen decir ezin dugu ahaztu ez da ahaztu behar gertatu zena ez lehen gertatzen ari dena izan ere baita ere gaurko gobernuak

manu monteroren aurrekoak ere agian

manu montero irakasle izatea ean euskera jakin gabe

errebisio bat zauriak ez zabaldu baina zauriak zabalik badaude eta horrelako jarrerekin

errebisioekin zauri horiek zabalik mantenduko dira instituzio honek oraindik badauka zeregin hori gainditzeko

ez errebisatzeko mantendu eta sakontzeko hori da egin behar dena eta eh bildu horretarako prestutasun guztia agertzen du hemen

argentinako kereilaren plataformaren kideen

labur labur egingo dut eta carmelo barriori galdetu nahi diot berak esan du se vulnera el espíritu de la transición

euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jaunak dauka hitza

testua bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamalau bai hirurogeita hiru ez

ondorioz onartuta geratu da jatorrizko testua gai zerrendako laugarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako lege proposamena etxebizitzarena aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena banatu zaizuen dokumentazioan daukazue

ekingo diogu aldeko txandan nork parte hartu nahi du aldeko txandan bale

upydk ere bai bale

mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

mila esker eta eguerdi on denoi maiatzean egutegi legegileari buruz galdezka etorri ginenean euskal herria bildutik argi esan genuen zein garrantzitsua den

herrigintza diseinua argitzen duelako baita erakutsi ere zer aldatu zer mantendu eta zer egonkortu nahi duen jasotako erantzuna berriz

apenas gazteei etxebizitza eskuratzeko planari buruzko aipamen soila eusko jaurlaritzaren egitasmoan hau ikusita argi geratu zitzaigun gobernu honen lehentasuna etxebizitza legea premia eta behar larria izan arren eh bildurentzat premiazkoa eta urgentea da etxebizitza eskubide erreal eta unibertsal modura aitortuko duen legea berau izan behar delako eskubidea aitortu eta babesteko tresna baina baita orain arte egindako etxebizitza politika zuzenduko duena ere alderdi sozialistak mahai gainean hori egiten hasteko proposamena jarri du eta guk heldu egin nahi diogu horixe denneurrian

baina egin beharreko bidea osatzeko bitarteko modura probestu dezakegula horrek garamatza aldeko bozka ematera testuarekin kritiko izanda ere berehala azalduko dut guretzat zein diren legeak izan behar dituen ardatzak eta hortaz moldaketa beharra zertan ikusten dugun

jaurlaritzaren aurkako txostenari txostenak dio hasia dela etxebizitza sailburuordetza bere aurreproiektu propioa egiten baina ez dirudi sinesgarria

agintaldian zehar bai baina gauza zehatzik esan ez duenean hori puntuetako bat

adostasunei buruz ere hitz egiten du horretan bat gatoz adostasun zabalak behar dituela honelako lege batek

baina hori esanda erantsi nahi nuke hori bera ez dela arrazoi nahikoa bidea egiten ez hasteko eta bestetik guk adostasuna modu zabalagoan ulertzen dugula ez soilik eudel ez gara orain hasiko eudelen inguruko eztabaidan sakontzen baina gauza jakina da udal guztien ordezkaria ez dela udal beraren esanetan eta horrez gain

soziala bilatzen dugu eta beraz gaurtik bertatik hori da gure eskarietako bat talde guztiei baina bereziki proposamena egin duenari

bilatzeko ahaleginean konprometituko dela eta beraz legearen azken testua egiteko prozesuan gizarte eragileen gai honetan administrazioaren aurretik askotan lanean diharduten elkarteen zein herritarren partehartzea bultzatzeko konpromezua da eskatzen duguna hori batetik bestetik

beharrezkoa jotzen dugu aurkezten zaigun testuan hainbat gai hobetzea gehitzea edota aldatzea

neurri batean erantzuna pleno honetan bertan ematea guk aukerari bidea egin nahi diogu eta trukean gauzak hobetzeko hitza nahi genuke hemezortzi urtetik gorako pertsona orok izango du etxebizitza duin eta egoki bat izateko eskubidea

bermatu behar duguna eta hori egin behar dugu ez zuek hainbeste babesten duzuen konstituzioak hala diolako garrantzitsuagoa dena eskubide sozialen deklarazioak jasotzen duelako giza legeak agintzen duelako gauza nabarmena da etxebizitza oinarrizko baliabidea dela gure bizitza garatzeko baina legeek aitortu arren

oinarrizko ondasun modura ordez ondasun espekulatibo modura hartu da politika publikoak barne

guztiz urrundu da beraz ez gatoz bat etxea eskuratzeko ezintasuna egoera ekonomikoarekin lotzearekin ez baita arazoa krisiarekin etorri

lehenagotik zegoen egoera eta beraz ezin da etxebizitza eskubide modura aitortu soilik ordainketa arazoak dituztenei begira eskubide

behar duelako izan ikuspegi murritz horrek eta ondotik testuak egiten dituen beste hainbat definiziok ez gaitu behar beste hurbiltzen behar dugun egoerara gure ustez

etxea eskuratzeko zailtasunen artean lur falta aipatzen da guk ez dugu uste

egun herritarrok bizi dugun egoerak urte luzeetako politika okerrekin du zerikusia horrek ekarritako ondorioekin garestia dela ez dela finantza biderik lortzen

etxe huts gehiegi daudela eta horrekin bat noski lurra bai agortu egiten da eta gehiegi erabili da baina ez da lur falta prezisuki arazoa zer egin behar dugu beraz

espekulazioari bidea mugatzeko etxe hutsak bere funtzioa egin dezan merkaturatu diru publikoz egingo direnak guzti guztiak alokairura bideratu eta etxe kaleratzeak etetearekin batera finantza erakundeen stocka gizartearen zerbitzura jarri aldi baterako espropiazioaren bidez

lege honek bideratu behar dituen neurri nagusiak nahi dugun horretara iritsiko baldin bagara alegia denok etxebizitza egokia izan dezagula ez derrigor noski gure

eta urtez urte etxez aldatu beharrik ez dugula izango

alokairuarekin gure ustez europa iparraldera begiratu besterik ez dago ikasteko hori baita gure bidea gure bizimodua garatzeko bitartekoak izan dezagun horretarako bermatu behar da alokairuaren prezioa eta benetako aukera

alemaniara begiratzen badugu etxebizitzen erdiak baino gehiago daude alemanian ehuneko hirurogeita bi herbeheretan berrogeita hamabi beraz arazoa begi bistakoa da

jabegoaren alde egin den politika eta garai batean nagusia zen alokairu eredua indarra galtzen joan da europarekin konparatuz gero gurean alokairuak oso pisu gutxi dauka horrek esan nahi du botere publikoek ere ez dutela alokairua bideratzeko etxebizitza

eta noski hau ez da gertatu etxeak eraiki ez direlako baizik eta salmentarako eraiki direlako

hirukoiztu egin da biztanleria bikoiztu baino ez nafarroan izan du igoerarik handiena ehuneko berrogeita hirukoa datu adierazgarriak dira gaindegiak bildutako hauek egoeraren azterketa egiteko baliagarriak

eta inoiz baino jende gehiago dago etxea eskuratu ezin horrek adierazten digu hasteko arazo nagusia ez dela gehiago eraiki behar denik ez dela lur falta baina alokairua ez dela benetako alternatiba eta zentzu seriorik ez badago ere etxe hutsak asko dira

hego euskal herrian berrehun eta berrogeita hamabost mila ere aipatzen dira

beraz nabaria da etxe hauek erabilgarri jarri behar direla dela jabeak inzentibatuz dela hutsik izateagatik zigortuz baina onartezina dela

hainbeste diren bitartean eta berriro ere europara begiratu besterik ez dago eta honelako politikak eraginkorrak direla ikusiko dugu gertu gainera frantzian

egungo tasa horren bitartez egungo alokairua bideratu dute edo bideratu ahal izan dutela esan genezake

lapurdi da etxebizitza gehien alokatzen dituena baiona angelu biarritz eskualdean ehuneko berrogeita bederatzi izatera iritsi da eta politika zuzenekin politika zehatzekin zerikusia dute

hor formulatzen den moduan den edo ez den baina nabarmen ikusten dugu horren beharra are gehiago egungo egoeran egunetik egunera gehiago dira nahita ere erosterik ez dutenak eta alokairuak merkatzen ez badira alokatzeko aukerarik ere ez dutenak beraz beharrezkoa da etxe gehiago

eta alokairu hori merkeagoa izatea eta garaia da diru publikoa pribatizatzeari uzteko eta beraz etxeak egiten jarriko diren diru guztiak ez

alokairura bideratu behar direla eta ikusi besterik ez dago azken urte hauetako datuak bi mila hamabikoak adibidez

alokairura horrek esan nahi du oraindik esparru honetan asko daukagula hobetzeko eta ziur gaude gainera uste denaren kontra herritarrek

benetan alokairuaren aldeko apustua egingo duela europan gertatzen ari den bezala

bidea aurkitu behar dugu beraz ez dugu diru sarrera gutxienekorik ere jarri berriro ere ariko gara kolektibo bat alboan uzten eta kolektibo bat

alokairuzko etxebizitzaren erakunde publikoa ere sortu behar da horretarako zeren erakundeen artean koordinazioa oso inportantea da baina

lidergoa jaurlaritza mailatik hartzea politika nagusiak bideratu eta koordinatzeko beraz baiezkoa emango diogu gabeziak nabariak baldin badira ere nagusia aipatu ditudan esparru horietan lanerako oinarriak ikusten ditugulako

etxe hutsen kanona erabilpen espropiazioaren atala baina ikusita badaudela beste hainbat hutsune ez dit denborarik ematen baina kooperatiben gaia dago oso oso gainetik pasatzen dena badago ere

estandarrei dagozkiena gure ustez garrantzitsuak izan direnak nahiz eta egia den ez dutela lortu prezioen jaitsiera orokorrik eta beno eskuartze handia dago egiteko lurzoruaren inguruko politikari dagozkionak

falta bota ditugun beste hainbat gauza beraz amaitzen dut aldeko boska izango da gurea

gaietan eta ildoetan eta pleno honetan bertan konpromiso horien inguruan hitzik
ere entzun nahi genuke mila esker eskerrik asko beitialarrangoitia andrea aurkako txandan

llanos andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den aldaiturriaga jaunak dauka hitza

eskerrik asko aldaiturriaga jauna erantzunen txandan sartuz euskal talde sozialistaren ordezkaria itxaso jauna zurea da hitza

mila esker ni ez naiz sartuko hainbeste batek edo besteak zein aritu den berandu berandu goaz oso berandu goaz etxebizitza legean

alderdi jeltzalearen aldetik baieztapen batzuk egitea

ez dela behar bezala bultzatu noski ados etxe hutsekin ez dela benetako politikarik egin noski ados beste eredu batetara joan behar dugula noski ados

hori esaten ari den berbera eta hain justu ere hutsune nabarmenekin baina hobetu daitekeen testu baten bitartez horri muga jartzera doan lege baten kontra

hori horrela baita entzun baino ez dago eta hemen dago sailburua duela gutxi helburua ehuneko hogeita bosta zela alokairuan jartzea hogeita bosta ez da sikiera sozialistek defendatzen duten preferentemente alquiler eta guk uste dugu alokairua beharko lukeena alegia diru publikoa pribatizatzeari uzteko garaia delako baina gehiago gainera esango dut zuk zerorrek

udalez eta nik bat nator udalekin elkarlana egin behar da udalak ezin dira bestela ere

espekulazioaren eta irabazi azkarren dinamika horietan sartu daitezen urte luzetan hainbat eta hainbat sartu diren bezala soilik gogoratu zara administrazioaz eta konstruktoretaz

kontsentsuaren behar horietan eta haiek eta besteak asetu behar direla baina eskubide bat aitortu behar duen lege batek bereziki herritarren beharrak izan behar ditu aintzat eta herritarren beharretan urte luzetan ez da urratsik eman ez delako legerik egin besteak beste eta eman direlako hainbat neurri baina neurri horiek oso partzialak izan direlako ikusi besterik ez dago datuetara joanda zenbat etxe behar dagoen eta zenbat jende dagoen etxe bat izatera iritsi ezin dena

gaur gaurkoz kreditu batean sartu eta kreditua ordaindu baina bere bizi kalitatea ikaragarri murriztu eta bere soldataren gehiengo bat usatzen dion

lortuz etxea eskuratzen duenik eskubide hori aitortua daukanik ez ez dira soilik etxea eskuratzerik ez dutenak eta ordaintzerik ez dutenak etxe eskubiderik gabe daudenak beste horiek ere badira beraz oso errealitate gordin batetaz ari gara eskubidea aitortu daitekeen eskubide bat

oso urrun gaude eta hori lortuko badugu benetako neurriak hartu behar dira ez da era bateko flexibilizaziora jo behar espainian ppk

ze flexibilizazioak ekarri gaitu ekarri gaitun egoerara eta horren ase nahiak ekarri gaitu merkatua bere kabuz

zer egin duen akaso izango da ia frankoren garaian izan zen lehendabiziko espainiako etxebizitza

hitzez hitz batzuk berrogeita hamasei urtetan bete dutena eta hark esan zuen queremos un país de propietarios

eta hori da berrogeita hamasei urtetan egin dena etxebizitza politikarekin eta lurzoru legea aipatu da ni horretan bat nator alderdi popularrarekin lurzoru legeak aldaketa eskatzen du eta aldaketa sakona gauza askotan besteak beste ez delako

ez delako onargarria lur bati etxeak eraiki bitartez etekin bat lortzeko aukera hori administrazioak ematea eta

esku pribatuetan geratzea eta aldiz etekin publikoa benetan egin behar diren etxebizitza politikoetarako errekurtsoak izateko

hori ere aldatu behar dela guk geuk ere akaso ez dugu zentzu berean aldatu nahiko baina guk horren inguruan eta lurzoru politikaren inguruan aldaketak egin behar direla ere

bukatzeko batzutan horrelako legeen bitartez eskubidearen beharra planteatzen denean eta pentsatu nahi dut alderdi jeltzaleak hortik hartzen duela bereziki

administrazioari orain de repentean inbertsioak eta inbertsioak eta diru asko jartzea eskatzen ari zaiola merkatua arautuko balitz administrazioak bere lana egingo balu eraikita dagoenarekin daukagun beharraren portzentaje

asetuta egongo litzateke beraz ez da hainbeste gehiago eraiki behar denik baizik eta benetan eraikita dauden etxeek bere funtzio soziala betetzeko urratsak eman behar dituztela lege horrek norabide horretan urrats sendoak eman ditzan horretan bai lagunduko dugu gaurko bozkaren ondoren mila esker

erantzuteko bigarrengo txandan sartuz aurkako txandan llanos andrea zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko aldaiturriaga jauna eztabaida amaitu da

ala ez bozkatu dezakegu

ez hogeita hamazazpi ondorioz aintzat hartzen da lege proposamena

moztu hamabosthamabostetan bueltatzen gara